gai zerrendako seigarren puntua mozioa

europar batasunaren eta estatu batuen arteko balizko merkataritza librearen itunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda matute jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

arratsalde on duela hiru egun euskal herriko unibertsitateko

izan genituen legebiltzar honetan eta merkataritza eta inbertsiorako akordio transatlantikoa transnazionalek inpunitatean eta asimetrian oinarritutako eskubide global berria inposatzeko saiakera bezala definitu zuten

betikoen interesetarako eta modu ezkutuan negoziatzen ari den akordioa aurrera ateraz gero modu zuzenean talka egingo luke europako giza eskubideen

hau debatea da ereduen arteko konfrontazioa demokraziaren debaluazioa suposatzen duen merkatuen boterea indartzeko apustua egiten dutenen eta pertsonak merkatuen gainetik jartzen dugunon artean y es

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andereak dauka hitza

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on lehendakari arratsalde on guztiok

hartuz euskal herria bilduk europako hauteskunde kanpainaren hasiera ordu batzuk aurreratu du

sailburuak estatu batuak eta europako batasunaren arteko balizko itunak euskal enpresentzat izango duen edo

garrantzia aipatu zuen berez ezker alternatiboko

itunaren kontrako kanpaina egiten ari dira ari zarete euskadin ez ezik ikusten denez

eta ezker alternatiboko alderdi politiko hauek eta beraien inguruan mugitzen diren eragile eta erakunde sozialek asko izaten direla edo behintzat itxura hori proiektatzen dutela bazter guztietan argumentu berdintsuak erabiltzen ari dira itunaren kontra jotzeko

agerraldian ikusi izan genituen eta oro har edozein web orritan ere eskura daitezke

aipatu duzu ituna ezkutuan gauzatzen ari dela lobbyekin bakarrik eta hauen interesen menpe

geoestrategikoa duela aurrikuspenak baikorregiak direla

gizarte eskubideak murriztuko dituela prekauzio printzipioa ezabatu

korporazioak auzitegi arbitralen bitartez estatuak demandatu ahal izango dituztela ikaragarrizko kalte ordainak exigituz eta denak baitan hartzen dituen bat lehengo batean uste dut zuk esan zenuela

krisia bera sortu duen eredu barruan aurkitu nahi dutela irtenbidea hau da kapitalismoaren

hamalaumendean europa jo zuen izurrite beltza asiatik

hogeita batmendeko izurrite beltza itun transatlantikoaren eskutik etorriko zaigula esaten zabiltzatelako gero egia esan gauza guzti hauek izugarrikeri guzti hauek ondotxo erlatibizatuak geratzen dira

alde batetik muga zergak dezente jaitsita daudelako aspalditik europa eta amerikaren artean zzken hamarkadetan europak antzeko itunak dozenaka sinatu izan dituelako mundu osoko beste hainbeste nazioekin inor gutxi asaldatu delarik

irakasleek beraiek aitortu zuten bezala estatu batuen eta europaren arteko negoziaketan hainbat arlotan

estatu ezberdinen korporazioen erreklamazioak auzitegi arbitralen bitartez aspaldidanik ematen ari direlako

ez delako zuk aipatu duzun regularizazio desregularizazio hori oraintxe asmatuta hasiko den gauza bat baldin eta itun hau sinatzen bada baizik eta aspaldidanik funtzionatzen duten eta mundu mailako merkataritza arautzen duten kontu bat badelako alegia

iritzi publikoaren aurrean eh bildu beste eredu politiko eta ekonomikoaren defendatzaile modura agertzeko

erraza da ereduen konfrontazioaren diskurtsopean babestea

eredu hori paperetatik mitinetatik prentsaurrekoetatik gauzatzea eta badakit hau ilustratzeko adibide errazera jo behar dudala berriz ere baina zer nahi duzu esatea ni gipuzkoarra naiz gipuzkoan bizi naiz gipuzkoan

eredu alternatibo horren baitan edo eremuan bizi naizenik azkenean

troikaren aginduz gauzatutako arratsalde batetan gauzatutako konstituzio aldaketa hartara ederki moldatzen ditu bilduk bere aurrekontuak gipuzkoan eredu neoliberal troikazalearen defizit mugak zintzo zintzo betez eta urtea etorri edozein modutara galdera bat europakoa ez bada zuen eredua zein da

nazio hori jasaten ari garen zailtasun guztiekin bada ere gure bizi kalitate orokorraren azpitik eta ondotxo azpitik egon daitekeen besteren bat aitortzen dut gu ez gabiltzala beste eredu horren bila denbora alferrik galtzen ez dut uste eredu perfekturik badenik

gurea perfekziotik urrun dabil aitortzen dugu baina joko eremua ez perfektua izanik gizartearen aurrerabiderako formulak topatzea da jokoa aurrerapen bidea ez da ordeka eroso eta zabal bat gehienetan aurrerapenerako bidea aldapa estua izaten da eta deskuidatuz gero aurrera egin beharrean atzera jotzeko joera ere hartzen duena azken urteetan ikusten ari garen bezala

onak hala ere gizarte osoarekin aurrera jotzeko bidea asmatzen du hori da gure eredua gizarte osoarekin batera aurrerabidea lantzea eta eredu horretan tapia sailburuak esan zuen bezala itun hau beste tresna bat izan daiteke itunak

ez daitezkeen ondorioak ekar ditzakeela ba litekeena

zerbait norbaitentzat kaltegarria izatea kontua da orokorrean bataz bestean onuragarria izango ote den eta europako eragile politiko eta ekonomiko gehienak bezala gu ere ituna positiboa izango delakoan gaude baldin eta negoziaketak gauzatu onartzen bada eta baldin eta negoziaketa horiek itxuran eta behar bezala gauzatzen badira eta guk behintzat daukagun indarrarekin gure txikitasunean horretan

geopolitika mailan gainera posizio zentrala ematen digu guri

ekonomiaren ikuspegitik ez ezezik nazioarteratze eragiketa erraztuz baita nazio ikuspegitik ere

gu gauden lekuaren antipodetan gauzatu edo geu

gainera ezin dugu ahaztu txinarekin gertatzen ari dena aste honetan bertan ikusi dugunez txinak aurre harrapatu dio gaina hartu dio estatu batuak beraiei

mota guztietako baldintzak gurea baino askoz okerragoak direla inork ezin ukatu eta beraz txinaren merkataritza potentzia neurri batean baldintzatuko duen beste kontrapisu bat ezartzea komenigarria dela badirudi edo guk behintzat horrela ikusten dugu zer dauka horrek kaltegarri

eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz matute jauna

matute jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

todo lo demás tres cuartos de demagogia eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu
matute garcía de jalón jaunaren mozioa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogei bai berrogeita hamalau ez ondorioz ez da onartu gai zerrendako zazpigarren puntuan euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena zeinaren bidez espainiako gobernuari

pentsio sistemaren iraunkortasun faktorea eta errebalorizazio indizea erregulatzeko hogeita hiru barra bi mila hamairu legea arbuiatzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda prieto jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

eskerrik asko mahaiburu andrea arratsalde on guztioi

estatuak hartutako beste erabaki baten ondorioei buruz europaren morrontzapean madrilek egitea erabaki zuen beste murrizketa bati buruz eta

murrizketak kezkaz ikusten eta ahotsa altxatzen

murrizketa horiek gutxien duten aurka hartzen dira

arrazoiekin zerikusi gutxien duten aurka berriro ere

injustuak eta gaurkoan pentsionistek pairatzen dituzten murrizketen inguruan jardungo gara

ekarri eta ekarriko dituen ondorio nagusienak azaltzea pentsioak eguneratzeko orduan bi faktore ezberdinetan

dira errebalorizazio indizea deritzona da bat hau da kpi ez da izango pentsioak eguneratzeko kontuan hartuko den datua

baina laburbilduz formula horren emaitza gizarte segurantza defizita dagoen bitartean ehuneko zero koma hogeita hamabost baino ez dira haziko pentsioak

espero da bi mila hamazazpi bi mila hemeretzi urtera arte edo nork dakien arte eta gizarte segurantzan superabita egotekotan kpi gehienez

berrogeita hamareko igoko dira gehienez beraz urte batean

behar izango dira eta bigarren faktorea iraunkortasun faktorea horrek zer esan nahi du bi mila hemeretzitik aurrera bost urtez behin kalkulatuko dutela hirurogeita zazpi

adina eta kontuan izango dute erretiro pentsioak kalkulatzeko hau da esperantza tasa handitzen baldin bada prestazioa

zuenarekin batera erabaki zen gizarte talderik ahulenetako baten aurka egitea eta horien bizkarrera

konpontzea kalkulatu zuten neurri murriztatzaile honekin hogeita hamairu

mila milioi aurreztuko zirela eta hori da benetan

tristea eta injustua bidegabea izan ere zenbat milioi eman dizkiete madrilgo agintariek bankuei

hori baino askoz gehiago horretarako dirua bai badago pentsioak eguneratzeko

horretarako kutxan ez dago dirurik gainera salagarria da kutxa betetzen laguntzen dutenek ikustea beraientzat murrizketak daudela

egiten zaiela beste hitz batzuetan lapurtuak sentitzen dira

alderdi sozialistak gaia ekarrik du legebiltzarrera berriro ere

pentsioak izoztu zituen alderdi berak ekarri du gaia

pentsionisten bizkarrera kontuak koadratu nahi zenituzten eta orain damu duzuela dirudi sinesgarritasuna ordea ez da hiru urtearen

la tarifa plana para los empresarios bi hitzetan azalduko dugu zer ekarriko duen enpresa buruek kontratu finko bat egiterakoan bakarrik

jardunaldirako bada hirurogeita hamabost euro

berrogeita hamar euro enpresek langile bakoitzagatik batez besteko lau mila inguru gutxiago ordainduko dute

zein elbarritasun pentsioak eta gaixotasun bajak ordaintzeko balio dute kalkulu batzuen arabera

errekaudatuko dira neurri horren ondorioz beraz

jaitsiko dira beraz beste behin ere enpresarien mesedetarako

izango dira argudiatzen dute gainera neurri honekin enplegua sortuko dira enplegua

zeri deitzen diote enplegua gertatzen ari da enpresa asko

antzinatasun gehiago duten langileak askoz merkeago izango diren langileak kontratatzeko pertsonekin

merkataritzatzea baino ez dute egiten eh bilduk sarritan salatu ditu

ez da lehenengo aldia ganbera honetan eztabaidatzen dugula eta pentsioen murrizketei dagokionean ganbera honek gehiengoz ere errefusatu du legea baina madrildik datozen murrizketei aurre egiteko ere proposamen

ia denok argudiatzen dugu hogeita hiru barra bi mila hamairuko legea pse batez pacto de toledori egiten diote erreferentzia

gobernuak egin izan nahi duen erreformak egin ditu inolako adostasunik bilatu gabe eh bildutik uste dugu

legebiltzar honetan araba bizkaia eta gipuzkoako pentsionistez arituko gara

datozen neurriei aurre egiteko funts bat sortu beharko genuke zuek onartu nahi duzuenean

baina eraginkortasuna bilatzeko guk hemen eusko jaurlaritzari eskaera zuzena egin behar diogu bada eh bilduk eskaera egitaratu egin du

pentsionistek erosmen ahalmena ez galtzeko horrela eskatu genuen ere iaz eta ez genuen lortu baina gaur ere berriz eskatzen dugu uste dugulako

ezingo genukeela pentsiorik ordaindu gezurra hori esaten dute oinarri oinarrian bidetik okertu egiten direnak eh bildurentzat pentsioak ongizatea bermatzeko baliabide bat dira eta kalkulua ez da bakarrik kotizazioekin

ekonomikoarekin egin behar pentsioak finantzatzeko sistema aldatzea izan daiteke bideetako bat baina hemen zaudeten batzuek defendatzen duzuen sisteman

gehiengoaren ongizatea katearen azkeneko zatian kokatzen duzue ejertzitoa monarkia enpresa handien abantailak aberatsen diruak

ezbaian jarri nahi hain zuzen pentsioen gaia azken tokietan jartzen duzuelako

giza babeserako eredu propio bat diseinatu ahal izateko

ibilbide orria diseinatu eta legebiltzarrean aurkez dezala horretarako beharrezkoak diren eskumen eta bitarte guztiak

babes sozialerako sistema integrala eta propio bat izatea eskatzen dugu

eta hemen nola kotizatu eta nola banatu hemen erabakitzeko eta bide hori egiteko parte hartzea sustatzea proposatzen dugu pertsona nagusien

eta talde ordezkariekin egiteko eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

alderdi sozialistaren ekimenak espainiako gobernuari eskatzen dio toledoko itunera itzultzea eta gizarte segurantzaren pentsio sistemaren iraunkortasun faktorea eta

gai honen inguruan eztabaidatu genuen beste talde batzuek esan duten moduan bi mila hamairuko urriaren hiruan eh bilduk

bermatzeari buruzko mozioa aurkeztu eta eztabaidatu genuenean erdibideko zuzenketa adostu genuen alderdi sozialistarekin

batetik gaitzesten genuen adituen kontseilua delakoak pentsioen ahalmen ekonomikoa murrizteko egindako txostena bestetik legebiltzarrak

egin dadila eta toledoko itunaren esparruan eskatzen zitzaien ere legebiltzarrari eta hirugarrenez espainiako gobernuari eskatzen

gernikako autonomia estatutuan gizarte segurantzari buruz jasotako bosgarren xedapen iraunkorra eta orduan adostutako zuzenketaren testuaren edukia entzunda

aldatzeko zuzenketa aurkeztu genuen nazioaren gobernua esaten duenean espainiako gobernua edota estatuko gobernua jarriz errakuntzarik

askoz ere argiago gelditzen delako gure oinarrizko testuak eta horrela erdibidekoan batu egin da hemos rechazado

gehigarria betetzea eskatzen dio estatuari aldarrikapen zaharra

eta bere osotasunean bete eta lortu arte batetik estatuko lege organiko bidez onartutako eskakizuna delako maneiro jauna oraindik bete ez dena espainiako gobernuan egon diren alderdi politiko

bestetik argi gelditu delako behin eta berriz euskal erakundeek transferentziaren bat zuzenean kudeatu dutenean hobeto egin dutela

eh bilduren ekimenari dagokionez ez dugu babestuko urrian eztabaidatu genuen euren mozio berbera delako gaur zuzenketa moduan aurkezten dutena

esandako guztiak mantentzen ditugu ez baitira gertakizun garrantzitsurik berririk egon gure jarrera aldatzeko por lo tanto compartimos con bildu

eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldera pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

aquí dé la cara no se fugue eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriz ere mahaiburu andrea beno ni ez naiz hainbeste

honetan baina beno nik ere eskatuko nioke txarli prieto jaunari hain potentea etorri dela gaur arratsaldean ba ere bere taldekidearen artean

etorkizunari begira eta eskatzen digutenean bere taldeari ere hori egitea beste gai

erreferentetzat hartzen duzue eta beraren orekari jotzen duzue baina teorikoki noizbehinka

esan dudan bezala guztiz apurtuta dago zer gutxitan etorri den

langile horientzako onura argi gelditu da espainiako europatik datozen murrizketak egiteko agindu guztiei men egingo diela beraz eta ez horrexegatik bakarrik baina ezinbestekoa da

eskatzea eta egitea hemen erabakitzeko nola kotizatu eta nola banatu kotizazio edo

gainera arazoa areagotu egingo da eta hori da azken urteetan egin dena eta egiten jarraitzen dena eta horretan zuzenketa hori sinatu duzuen taldeak ere horretan

amaitzeko gure ekimena babestea eskatzen dugu berriz ere eta eskerrik asko eskerrik asko
zulaika andrea mistoa maneiro jauna ez dago

en este ámbito respecto a eh bildu zulaika andreak nik ez dut esan

funtsaren ingurukoa esaten dizuedana da ez duzuela egin balorazio ekonomikorik eta aurrekoan ere galdetu egin genizuela zenbateko diru kopuruari buruz ari garen eta ez dago erantzunik horretarako ez duzuelako kalkulatu arduragabekeria

holako eskakizun bat egitea inolako balorazio ekonomikorik hona ekarri gabe

de una vez besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bai por puntos

ez dago arazorik ez por puntos bozkatuko ditugu erdibideko zuzenketaren lehenengo bigarren eta hirugarren puntuak elkarrekin

ondorioz onartuta geratu dira jarraian lau eta bost puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

gai zerrendako zortzigarren puntua eh bildu eta euskal sozialistak legebiltzar taldeek egindako legez besteko proposamena arabako laminaciones

egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko itxaso jauna arrondo andrea zurea da hitza

eskerrik asko esan den bezala bi urte daramate celsa atlantic laminaciones arreguiko langileak

bi urte mobilizatzen borrokatzen bere etorkizuna zein izango den jakin gabe dos años de movilizaciones de recursos

errez esaten da bi urte pertsonak

egunero egoera hori bizitzen egoera gogorra benetan horregatik lehenengo eta behin gure elkartasuna eta aitorpena adierazi

langileei gaur gurekin hemen dauden langileei gaur maiatzak zortzi bi urte bete dira enpresak

laminacioneseko langileek lehen greba eguna egin zutela

bideragarritasun plana aurkeztu zuen bideragarritasun planean

soldatak jaistea ordu gehiago lan egitea eta ehun bat langile kaleratzea proposatu zuen beste kasu batzuetan bezala eta asko dira

ugari sustatzen ari dira euskal herriko enpresetan

urteotan langileei egindako erasorik bortitzena izan da horren ondorio tamalgarriak eta bidegabeak edonon ikusten ari gara

erreformek enpresariei ate guztiak ireki dizkiete eta kasu batzuetan

legeek ematen dieten aukera aprobetxatzen ari dira batzuetan legea bera gaindituz ere horregatik gaurko eguna bidegabekeria gogoratzen digun eguna da ordutik hona en estos dos años

eta industria defendatu nahi badugu langabeziaren datuak egunero enpresak ixten ikusten ari garenean deslokalizazioak ematen direnean ezin dugu beste aldera begiratu horregatik garrantzitsua iruditu zaigu gaur hemendik

eta argia ateratzea helburu horrekin adostu dugu erdibidekoa eta espero dugu aho batez onartua izatea egia esan

aurkeztu genuena hasieran sozialistekin batera

lortutako erdibidekoa positiboa dela baliagarria dela eta laminacioneseko langileei laguntzeko baliagarria izatea espero dugu ere zer dio erdibidekoak ba oso labur esanda

hemendik gutxira manifestazio bat burutuko duzuela gasteizko kaleetatik ziur gaude jendetsua izango dela arabar jendea arduratuta dago eta elkartasuna adierazi du behin baino gehiagotan zuekiko

ez da samurra baina denon artean lortuko dugu egoera hobetzea animo

eskerrik asko arrondo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aiartza jaunak dauka hitza

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa ez dagoenez euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

ez du hitz egiteko asmorik arrondo andrea ezta ere

amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak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

hirurogeita zortzi eman dugu bozka hirurogeita zortzi ondorioz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa jarraian

adierazpen instituzional irakurriko ditut eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala homofobiaren transfobiaren aurkako nazioarteko egunerako eusko legebiltzarrak bat

dituen kasu batzuengatik kasu horiek argi erakusten dute

egiten dela homofobiagatik edo transfobiagatik egindako krimenak zigorrik gabe geratzen direla

bisexualek transexualek transgenerokoek eta intersexualek tratu txarrak jasotzen dituztela

bisexualen transexualen transgeneroen eta intersexualen aurkako indarkeria eta diskriminazio hiru gizon emakumeak bere sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik diskriminatzeko auzipetzeko eta zigortzeko bidea ematen duten edo eman dezaketen lege guztiak indargabetzeko eskatu nahi du

sexu orientazio eta genero identitatea estatu guztietan gorroto krimenak eragin ditzaketen ezaugarri babestutzat sar daitezela eskatu nahi du zortzi eskatu nahi du halaber poliziako komunikabideetako osasun arloko eta irakaskuntzako profesionalei prestakuntza eskain diezaiotela sexu aniztasunari eta gizon emakume ororen

lesbo gay bisexual transexual intersexual kolektiboko kideenak barne eta prestakuntza hori ikasketen programa ofizialetan sar daitezela

eta babes egokia bermatzeko sexu orientazioari eta genero identitateari lotutako giza eskubideak defendatzeagatik arriskuan daudenentzat eta hamar

adierazpen hau bidaltzeko kameruneko hego afrikako turkiako bulgariako

nigeriako neskatoen bahiketa salatzeko adierazpen instituzionala

nigeria iparraldeko txibok hiriko barnetegi batetik aurreko asteartean bahiketa gertatu eta hiru astera beste zortzi neskato bahitu zituzten herrian ustez boko

harameko kideek kasuak ezigon handia eragin du batez ere taldeak bideo bat zabaldu ondoren zeinean esaten baitzuen

saltzeko asmoa zuela gertakari hau

milaka kasuen beste adibide bat baino ez da giza eskubideak sistematikoki urratzen dituen gizarte baten isla eta hau ezin da inolaz ere justifikatu

dramatiko hau salatzeko eusko legebiltzarrak bere elkartasuna adierazten die bahitutako emakumeei haien senideei eta urrekoei indar guztiekin argudiatzen dituen nigerian izandako gertakariak eta eskatzen du neskak berehala

eskatzen die lehentasuna eman diezaiotela gai honi bai eta erabil ditzatela euren baliabide diplomatiko guztiak emakume horiek askatzeko

berriz ez gertatzeko mekanismoak adierazpen hau

eta besterik gabe gai zerrenda amaituta osoko bilkura